mahaiburu andrea legebiltzarkideok

eskerrik asko tellería jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria

bai mundu mailako ekimen bat den heinean aldarrikapenak beti dira

etortzen garenean zehaztasunetara bertara etortzen garenean eta

eta hemen ikusten dena hau da jaurlaritzak azkeneko hogeita hamar urteetan eraman dituen nekazaritza politikak familia nekazaritzar sustatzera etorri dira

nekazaritza eredu espezializatua intentsifikatua nolabait baserritarrak eta herritarren arteko harremanak

jantokiak cateringen eskuetan uztea bertako

familia nekazaritzaren aldekoa ahal da eta daukadan inpresioa da

iruditzen zait sekulako arinkeriaz onartu edo

ez dakit benetan bere esanahia sakontasun guztiarekin ezagutzen den hor daukat nik zalantza izan ere agroekologia ez da ekoizpen ekologiko soil bat

beste ikuspegi ekonomiko eta soziala ere bai aberastasunaren banaketa justua sozialki ere

baliabide naturalen banaketa justu bat ere bai gaur eguneko tendentziak guztiz kontrakoak direnean eta zuen

aberastasuna pilatzera eta lurra

pilatzera beraz agroekologia ez erabili mesedez arinkeriaz eta zer da famili nekazaritza

denok gaude hemen familia nekazaritzaren alde ematen du horrelako zerbait txikia gurea bertakoa baina

sistematikoki laguntzatan jasotzen duen familia edo gehiago hori

ikusten duguna da ondo definitutako kontzeptu baten inguruan hemen aldarrikapen bat egin nahi dela

eta aldarrikapen hori gainera ikusita bi mila hamalaua pasatu dela jaurlaritzak ezer gutxi egin duela

ere urtea motz geratu zaiola inork ez duela hemen bekokian izerdirik atera gai hau lantzeko

beraz lehen esan bezala guk ez dugu babestuko

eskerrik asko mahaiburu andrea muy rápido interés

siempre que lo apoye muchas gracias eskerrik asko tellería jauna gai zerrendako zazpigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako
legez besteko proposamena saltoki handietan merkataritzako lurraldeko hitzarmenak aplikatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den arrondo andreak dauka hitza

guztioi aurkeztutako legezbesteko proposamenean azaltzen den bezala ekimen honen jatorria

saltoki handietako langileen lan baldintzak arautzen dituen hitzarmenaren inguruan

helarazi zigun proposamenean dago bertan sektoreko langileek eta sindikatuek aspalditik eskatzen ari direna

kontuan hartu behar dugu denda txikietan probintziako hitzarmenak aplikatzen diren bitartean saltoki handietan estatuko lan hitzarmena aplikatzen dela eta hauek hitzarmen hau askoz ere baldintza txarragokoa dela gainera

saltoki handietako lan hitzarmenaren pean gure errealitate

lan baldintza kaskarrak pairatzen gainera kontuan izan behar da denda txikietako enplegua suntsitzen ari dela ari da eta saltoki handietan sortzen den enplegua prekarioa dela nagusiki

lanbide honetan lan egiten duten gehienak emakumeak dira eta horrek

areagotu egiten du estatuko saltoki handietako azken lan hitzarmena bi mila hamairuan sinatu zen

beste inork ez eta izugarrizko atzerapausoa suposatu du esparru honetan eta beraz lan baldintzak prekarioak diren sektore batean

egin ditu hitzarmen honetan jasotako lan baldintza batzuk aipatzea garrantzitsua iruditzen zait ulertzeko zertaz ari garen hitz egiten eta lehen aipatu dudan bezala legebiltzar talde guztioi igorritako dokumentuan besteak beste

arabera eta enpresek erabakiko dute hori noiz gertatzen den

okerrago edo txarrago hauek ezartzeko aukera alde batetik lan erreformak ematen dituela eta bestetik ordutegiak malgutzea ahalbideratzen duen legediak dekretuak gure ikuspuntutik larria da

larria da milaka langileek egoera injustu hori jasan beharra gainera gure errealitate sozioekonomikoarekin zerikusia

eta larria da gure herrian saltoki handiekin gertatzen ari dena asko dago hitz egiteko eta askoz gehiago egiteko saltoki txikien inguruan azken batean hauek

ixten ari diren bitartean eta enplegua galtzen den bitartean

prekarioa aldi baterakoa eta baldintza txarragoak ditu adibidez tresneria elektrikoak saltzen dituen

enpresa bat bertan aplikatzen duen lan hitzarmeneko soldatak

denda txikiak baino ehuneko hogei edo ehuneko hogeita hamar soldata baxuagoak dira eta lanaldiari dagokionez

guzti honek normala denez ez egona

eta ez bakarrik langile eta sindikatuetan baita merkatari txikiren aldetik

bata eta bestearen artean saltoki handiak eta denda txikien artean ezberdintasunak lan baldintzetan areagotzen eta handitzen doaz lehen aipatu bezala saltoki handietan azken lan hitzarmenean oraindik beste hogeita zortzi ordu gehiago gehitu dira lanaldira plantilla gainera saltoki hauetan murrizten joan da hasietatik

plantilla murrizten joaten dira jardun osoko behin betiko langileak kaleratzen ari dira behin behineko kontratuak egiteko azken batean merkeagoak diren kontratuak egiteko eta ordu kopuruan eta soldaten inguruan egoera larriagoa da ere

merkataritzako lan hitzarmen batean gipuzkoan adibidez mila zazpiehun

ezartzen dira eta estatuko saltoki handietan

mila zazpiehun eta laurogeita hemezortzi ordu mila zazpiehun eta hogeita zazpitik

euroko soldata baldin badute saltoki handietako hitzarmenean ez da iristen

eurora honetaz ari gara hitz egiten ez beste gauza batzuetaz egoera hau da eta

gure errealitate sozioekonomikoarekin zerikusia ez duten lan hitzarmenen aplikazioaz hitz egiten du estatuko lan hitzarmenak ez dutenak aipatu dudan bezala kontuan hartzen

sindikatuak langileak eta baita ere merkataritzan lan egiten duten elkarteak pentsatzen dutenaz eta nahi dutenaz ari gara hitz egiten gai honek zerikusia zuzena duela negoziazio kolektiboarekin negoziazio kolektiboaren egoera gure herrian

ez dago egoera onenean eta kezkagarria da aurreko egunetan hainbat datu ezagutzera eman ziren non momentu honetan berrehun eta hirurogeita hamalau mila langileek dute indarrean lan hitzarmena lan erreformaren

kopuru horren bikoitza baino gehiago zegoenean lan hitzarmen baten babesean gainera

hitzarmen ugari desagertu dira eta langile asko

eta argi dago argi dugu guk behintzat egoera tamalgarri hari lan erreformaren

ematen ari dela enpresariek bere alde dena dute legea indarra eta gobernuak ere eta langileek babesik gabe

aurrean hala ere esan behar da salbuespen batzuk egon badaudela

gizarte laguntzarako bizkaiko lan hitzarmena sinatu dela soldata igoerarekin lanorduak gutxitzen eta lan erreformari aurre egiteko hainbat baldintza ezarrita ultraaktibitatea

pozgarria da horrelako ereduak ere gure herrian eta posible egitea egia da ere epaitegietan hainbat auzi irabazten ari direla adibidez hitzarmenen

baina bere aplikazioak beste arazo batzuk ere ekarriko ditu adibidez eskubide eta lan baldintzak ezberdinak langileen artean eta hau da panorama guk behintzat legebiltzarrean sartutako proposamenarekin bat egiten genuelako eta egiten dugulako

inguru egoera honetan egotea bidezkoa iruditzen ez zaigulako

egoera honi eta horregatik guk proposatzen dugu alde batetik legebiltzarrean

negoziaziorako hemengo esparruarekin eta bigarrena garrantzitsuena jaurlaritzak eaen dauden saltoki handietako enpresekin harremanetan jar dadila hemengo

eskatzeko eta sindikatuekin negoziatu dezatela ere sektoreko lan baldintzak gainerako saltoki baliokideen baldintzekin

egiten ziguten eskari zuzena hori da eh bilduk babesten duena

bidegabekeriak daudenean zerbait egiteko ardura izan behar duela eta duela guk behintzat horretan sinesten dugu eta horregatik

ez dagoela adostasunik eh bildurekin eta orain ikusi dut badagoela adostasun bat

eta alderdi jeltzalearen artean gero bigarren txandan zuen argudioak entzun ondoren aukera izango dut

bakarrik esan bitxia iruditzen zaidala goizean eta atzotik hitz egin ondoren gaiaren inguruan zerbait adostea aukera eman gabe ere jakiteko

baloratuko dut sinatu duzuena eskerrik asko arrondo andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den

bai eskerrik asko mahaiburu andrea zurea baimenarekin eserlekutik egingo dut

itxaso jaunak gaia nahiko ondo zentratu dutela eta nik bakar bakarrik azpimarratu gure erdibideko testuaren

ados gaude nik uste dut funtsean gero ñabardurak daude arrondo andrea baina guk adostu duguna zera da

eta sindikatuekin edo langileen ordezkariekin kontaktuak izan behar dituztela

enpresari zein sindikatuekin kontaktuak izan behar dituztela beharbada tokiko lan hitzarmenak saltoki handietan aplikatzeko guk aldez aurretik ikusita gaur egungo euskadiko errealitatean hutsune bat aurkitzen dugula hain zuzen ere

falta direla eskatzen duguna da lehenik eta behin lan hitzarmen sektorial horiek lurraldeetako lan hitzarmen horiek adostea zeren eta oso zaila ikusten dugu saltoki handietan aplikatzea

lan hitzarmen batzuk eta gero bigarren ñabardura nik azpimarratuko nuke da elkarrizketa soziala pentsatzen dugu

ordezkariek gobernuarekin batera esparru edo

printzipioetan baldin bada ere esparru egokiena

eta beraz hori baita ere aipatzen dugu eta besterik ez eskerrik asko itxaso jaunari bere disposizioarengatik eskerrik asko baita ere arrondo andreari nahiz eta akordio batetara

nik uste dut ñabardurak ditugula eta noski guk erdibideko testuari baiezkoa
emango diogu eskerrik asko eskerrik asko zuri ere

zuzenketarik aurkeztu ez dutenak maneiro jauna ez du hitzik hartuko

eskerrik asko oyarzabal jauna erantzunen txandara pasatuz arrondo andrea zurea da hitza

beno ba orain bai hasiko naiz erdibidekoa baloratzen uribe etxebarria jauna lehen puntua

horrela pentsatzen du alderdi jeltzaleak defendatzea gure

ez dut ulertzen benetan ez dakit ondo pentsatutako erdibidekoa izan den ez dakit benetan

horrela baldin bada oraindik larriagoa iruditzen zait iruditzen zait hor egon behar zela gure proposamenean zegoena hasieratik hemengo markoaren defentsa bat egitearena behintzat hori

guztiz gainera bakoitzaren zuzenketa irakurtzen baldin badugu bai itxaso jaunak

ez du zerikusirik adostu duzuenarekin are gehiago

aurkeztutako zuzenketak zuzenean dei bat egiten zuen saltoki handienetan hemengo hitzarmenak aplikatzeari eta hori eskatzen zion jaurlaritzari eta orain aldatu du guztiz ez dakit zergatik ez dakit alderdi sozialistak zer zor dion alderdi jeltzaleari edo ez dut ulertzen baina

aurkeztutako zuzenketak eta adostutako erdibidekoak nik uste dut esplikazio bat baino gehiago

zeren bi gauza guztiz desberdinak dira bigarren puntuari heltzerakoan beno hemen esan da behin eta berriz eta bereziki itxaso jaunaren aldetik sindikatua aipatu da nik zioan ela sindikatua aipatu baldin badut izan da beraiek

helarazi ziguten guztioi helarazi ziguten eta horregatik iruditzen zait zilegi dela esatea nondik datorren proposamena

ezin da gaia desbideratu sindikatu bat edo biren gain ez dakit zer arazo edo ardura botatzen negoziazio kolektiboaren

badakigu negoziazio kolektibo hau baldin badago dagoen bezala ez dela sindikatu baten

baizik eta lan erreforma batzuei dena eman dielako eta

ez dagoena prest inolako aurrerapausorik emateko eta lege hori goitik behera eta behetik gora betetzen duelako beraz ez bota baloiak beste alde batera eta gaia gainera gaur ez zen zehazki

gaia ez den bezala elkarrizketa soziala ez da aipatzen da gizarte elkarrizketako mahaia proposamenean eta

zoritxarrez badakizue eta hala eta guztiz ipintzen duzue proposamenean badakizue gaur egun ez duela zilegitasunik ez duela balio horretarako

sindikatuen aldetik denak ez daudelako gehiengoa ez dagoelako bainan patronalaren aldetik ere eta kasu honetan merkataritzari buruz hitz egiten baldin

patronala ere ez dagoelako zeren hor bakarrik confebask dago merkataritzako patronalak

ez daude orduan hemen elkarrizketa mahaia ateratzea gaur

nahiko ez dakit beste interes batzuk uste dut daudela azpian eta ez hainbeste defendatzea zazpi mila langileek duten egoera tamalgarria

enpresa horiek etekinak dituztenean behin eta berriro eta aplikatzen dutenean ondoko denda txikian aplikatzen dena baino baldintza kaskarragoak eta iruditzen zaigu beste aldera begiratzea instituzioetatik legebiltzar honetatik jaurlaritzatik ez dela zentzuzkoa ez dela bidezkoa gainera

ahal dena egiteko errealitate penagarri hori aldatzeko eta gaur zuek hemen adostu duzuenarekin ez dakit zer lortu nahi duzuen elkarrizketa sozial mahaia badagoela

orain elkarrizketa mahai hori dedikatu behar dela merkataritza arloan saltoki handien egoera bideratzea ez duzue sinesten ere eta hori da lotsagarriena beraz gaur ez da aterako

instituzioek ezer gutxi egiten dutela beraien alde

eskatzen dutena eta gainera herri honek eskubidea duela bere esparru negoziazio kolektiborako esparru propioa izateko eta hori

eskerrik asko arrondo andrea euskal sozialistak itxaso jauna zurea da hitza

eskerrik asko itxaso jauna uribe etxebarria jauna zurea da hitza bai eskerrik asko

eskerrik asko uribe etxebarria jauna amaitzeko oyarzabal jaunak ez du hitzik hartuko

eztabaidak amaituta bototara jarriko ditugu

gai zerrendako lehenengo puntua eusko legebiltzar talde popularrak egindako lege proposamena ararteko erakundea

bototara jartzen da lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

bosketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu bai bat

lege proposamena gai zerrendako bigarren puntua lehenbailehen eztabaidatzeko euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

erregulazio espedienteari buruz hemen daukagu euskal sozialistak eta upydk sinatutako erdibideko zuzenketa

el tercero bale arazoren bat ez bale bozkatuko degu bat bi eta lau elkarrekin

bosketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita zazpi bai hogeita zazpi ez ondorioz onartuta geratu dira bat bi eta lau puntuak jarraian hirugarren puntua bozkatuko dugu

bosketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita lau bai hamar ondorioz onartuta geratu da hirugarren puntua jarraian gai zerrendako hirugarren puntua mozioa gloria sánchez martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

buruz bototara jarriko dugu euskal sozialistak eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko

bosketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita sei bai hogeita zazpi ez ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena guardia zibilaren eta espainiako poliziaren kontrolak bertan behera

buruz hemen bozkatuko du lehenik eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hogei bai hogeita zazpi ez hogeita zazpi abstentzio ondorioz

eh bilduren jatorrizko testua jarraian mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa

bosketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hamaika bai berrogeita zazpi ez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

berrogeita hiru bai hogeita hamaika ez ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena fnnu bi mila hamalau familia nekazaritzaren nazioarteko urtearen euskadiko batzordearen buruz talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

onartuta geratu da jatorrizko testua eta amaitzeko zazpigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena saltoki handietan merkataritzako lurraldeko hitzarmenak aplikatzeari buruz eh bildu taldearen legez besteko proposamena bozkatuko dugu jatorrizko testua bozkatu dezakegu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

bosketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita hamalau bai hogei ez ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa